eskerrik asko ganbaraburu anderea egun on

talde sozialistak aurkeztutako legez besteko proposamen honen inguruan erdibidekoa adostu dugu gaurkoan adostu dugun lehenengo puntuari dagokionean uste dugu eusko jaurlaritzak dagoeneko adierazi duela bere asmoa

enplegu plana egiteko eta bigarrenari dagokionean ere bai behin baino gehiagotan entzun ahal izan dugu

urtean enplegu publikorako eskaintzen deialdia egiteko aukera

zentzu horretan hasiera batean gure taldeak aurkeztu zuen osoko zuzenketan ere hori eskatzen genuen

ezarritako helburuetan jasota dagoen moduan alde batetik enplegu plana egiteko giza baliabideen antolaketaren lan ildoak ezartzeko

eta lan hori egiteko kontuan izanik gaur egun antolakuntza beharrak eta zerbitzuen eskariak

belaunaldi arteko aldaketa ondo burutzeko plangintza ere

beraz guk planteatzen genuen hasierako eskari horri erdibidekoan

plangintza egokia ere egin dezala lan horretan diharduen moduan

urtean enplegu publikorako eskaintzak deitzeko aukera azter zezala erdibidekoan jaso dugun moduan kontuan hartuta

ezartzen dituen mugak arlo honetan guk argi daukagu hemendik urte batzuetara administrazio orokorreko langileen plantillak ere aurrera egingo duela edadean eta horrek sor ditzakeen eragozpenei aurre egiteko plangintza egokia egin beharko dela erkoreka sailburuak berak

dagoeneko gai honen inguruan zein ekimen bultzatu diren edo bultzatzen ari diren funtzio publikoaren esparrutik de hecho confirmó

ez nahastu kontzeptuak gaur administrazio publikoari buruzko enplegu planari buruz ari gara oinarrizko estatutuan jasotako tresna bati buruz beraz zehaztasunez hitz egin dezagun

eragin zuzena dauka langile publikoen artean behin behinekotasun tasa murrizteko neurriak bultzatzeko ekimenean izan ere enplegu publikorako eskaintzak

behin betiko langile bilakatu ahal izateko baina

berriro ere eusko jaurlaritzak eskuak lotuta dauzka neurri handi batean

orduan ezin dugu ahaztu beraz oinarrizko araudiaren bitartez madriletik ezarritako debeku horrek enplegu publikorako eskaintzak diseinatzeko orduan erreposizio tasa ehuneko hamarera mugatzen duela

enplegu publikorako eskaintzari deitu ahal izatekotan kopuru horretara mugatu beharko litzatekeela zoritxarrez beraz

hori guztia ikusita beraz beste taldeen babesa izatea espero dugu

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkari den

erantzunen txandara pasatuz mendia andrea zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea zure baimenarekin nire eserlekutik egingo dut

de los grupos eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea

gaietan sartzen garenean kontuan izan gabe zeri buruz ari garen hitz egiten zehatzago

aipatu dituzu beti bezala enplegu publikoa ez dezala suntsitu

orain arte egindako murrizketa bertan behera uzteko guk ere behin baino

neurri horiekin zuek ere bat egiten ez duzuen moduan baina gaur egungo egoeran erakunde guztiek betetzen dituzte

zuen zuzenketan aipatzen dituzue langileak gaztetzeko neurriak har ditzala eta erretiro adina jaisteko eta adin batetik aurrera jarduna murrizteko arlo horretan ezarritako mugak albo batera utzita neurriak hartu ditzala jaurlaritzak

urtean jaurlaritzak errelebo kontratua berreskuratu zuen jakin nahiko genuke ea aukera hori

erakundeetan eta are gehiago jakin nahiko genuke ere bai zenbat enplegu publikorako eskaintza egon diren araudi berria sartu zenetik egunen batean kontatuko diguzue

hamabostean gipuzkoako gobernu kontseiluak hartutako erabaki bat oso harrigarria izan daiteke guri aurpegiratzen dizkiguzuen neurri horiei guztiei buruz

argitzeko izan ere erabaki horretan

gipuzkoako plan estrategikoan hartu zen erabaki bat aipatzen da eta bertan hainbat neurri ezarri ziren plantila berritzeko negozioazio kolektiboaren bitartez beste batzuen artean aipatzen da se incorporan

legedi berri honek gipuzkoako foru aldundiaren langileen lan baldintzen kontrakoak zirenak

hau da langileen ordezkarien iritziaren kontra eta negoziazio kolektiboan adostutakoaren kontra horren harira

euskal sindikatu nagusienetako batek honela deskribatzen du egoera eta bere

eskatzen zenioten jaurlaritzari negoziazio kolektiboaren bideari ekin diezaiola baina

sindikatu horrek sindikatu nagusi horrek galdera hauek egiten zizkion gipuzkoako foru aldundiari non gelditzen da negoziazio esparrua eta langile batzorde batek egin beharreko lana non gelditzen da langile guztien ordezkaritza eta defentsa alde bakarreko eta adostasunik gabeko erabakiak hartzea hau al da diputazioak aldarrikatu nahi duen partehartzea

berdina sinesgarritasun osoa galdu duzue beste behin ere eta zergatik pentsatu behar dugu

ez zenuketela beteko gipuzkoako foru aldundian betetzen dituzuen arauak edo betetzen duzuen araubidea eskerrik asko orbegozo jauna
barrio jaunak hitz egiteko asmorik ez eztabaida amaitu denez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

hogei ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua euskal

kontzertu ekonomikoaren defentsari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

ekonomia itunaren gaia dugu eztabaida gai azkeneko hilabeteetan gaia agerraldi galdera interpelazio eta legezbesteko

orain dela sei hilabete osoko bilkura batean gaur mahai gainean ditugun proposamen berdintsuak izan genituen kuriosoa da benetan gaur

bera denean orokorrean gai hauek eztabaidatzeaz nekatua dagoena eta are gehiago legezbesteko hau ekainean aurkeztu zuenean urgentziaz

eztabaidatzen damborenea jaunari esker aste honetan bertan egia da senatuan ekonomia itunaren aldaketa berretsi da kongresuan jada eta aldaketa horren inguruan hemen legebiltzarrean batzordean eztabaidatu dugu luze talde bakoitzaren jarrera ekonomia itunari buruz argi dagoela uste dugu argi dago guk esan dugu eta egin egin dugu

bitariko batzordean gure koalizio kide den gipuzkoako aldun nagusiak aldaketa berretsi zuen

berretsi zuen beste arduradun politikoekin batera noski nahiz eta batzuek irrikitan egon bestelakoak izateko ekonomia ituna beraren definizioa behin eta berriro azaldu dugu

alde bakarreko arrisku sistema dela alde biko negoziazio tresna bat dela eta abar luze bat uste dut benetan gaur ez dela beharrezkoa honetan sakontzea izan ditugun eztabaida guztietan guk esan dugu ekonomia ituna tresna bat da

gure herriaren garapen ekonomiko eta sozialerako tresna bat eskubide bat

bat baina ez da nahikoa guretzat ez da nahikoa guk aurrera egin nahi dugu gure herriak aurrera egin behar duela ikusten dugu bidea dago oraindik eta guk ez dugu gelditu nahi gure helmuga ez da ekonomia ituna bera izatea

espainolarengan menpekotasuna betikotzeko esan bezala ituna tresna bat da gaur egun daukagun egoera

ez du ezta ekonomia itunak ere konpontzen gaur egun ditugun beharrei aurre egiteko ez estatutuak ezta ekonomia itunak ere ez dizkigute behar ditugun tresna guztiak ematen behin baino gehiagotan esan dugu

aurrera egiteko eta hauei helduko diegu badakigu talde proposatzailearentzat alderdi popularrarentzat gaurko egoera nahikoa dela helmuga da

baina bestelako tresna bat jakina herri honek burujabetasunaren bidean aurrera egiteko nahiak ekiditeko tresna

eta urteak etorri estatuko beste aberri batzuen egoerak beharrak eta desioak ikusita ere zuen foralismoari eutsiz

lokartzeko bidetzat hartu duzue ituna baina tamalez ez zarete bakarrak helburu horrekin ekonomia itunaren defentsan

guztiz bestelakoa ekonomia ituna eta konbenio ekonomikoa jakina eskubide moduan defendatzen ditugu bai baina euskal herriak

eta beraz herri honek bere burua kudeatzeko behar dituen tresna guztiak aldarrikatzen ditugu horregatik behin baino gehiagotan arautzen dituen zerga eta finantza arloko eskumenak mahai gainean jarri ditugu garatu behar direlako burujabetasunaren bidean bihar bertan ere gai honetaz arituko gara legebiltzar honetan hemen

eta orduak eman ditzakegu gai honi buruz hitz egiten teorizatzen baina bitartean errealitatean ekonomia itunaren irudikapen praktikoan arazoak ikusten jarraitzen dugu kupoaren azken urteetako likidazioaren inguruan desadostasunak kupoaren lege berria berritu gabe bi mila hamaikagarrena urtetik estatuaren esku sartzea

eta abar luze bat hor dago eztabaida eta horretan egin behar dugu bidea benetan gure gizartearen onurarako

egoera erosoa betikotzeko mila esker eskerrik asko pinedo andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi lehen

bi mila hamairuko urrian izan genuen kontzertu ekonomikoari buruzko eztabaida bat beraz

ordukoak gogoratuko ditut gaur bost ideia nagusi azpimarratu nahi ditugu bata esan den moduan euskaldunon

bigarren berebiziko instrumentua berebiziko tresna dela euskadiko autogobernua garatzeko hirugarrena indarrean

maneiro jauna indarrean dago eta etorkizuna dauka zuk esaten duzunarekin ez dugu inondik inora bat egiten

tresna solidarioa dela eta azkenik kontzertuaren ezagutza maila hedatzea beharrezkoa dela

ekonomia ituna ehun eta hogeita hamasei urte dela onartu zen lehenengo aldiz orduko garaietan

eta egun indarrean dago eta horren adibide dugu damborenea jaunak berak bere ekimenaren azalpenean azaldu duen moduan hilabete eskas dela egin den euskadiko kontzertu ekonomikoa onartzen duen hamabi barra bi mila hamabi legearen aktualizazioa

alde ezberdinen negoziazio prozesu baten ondoren lortu da horrek berretsi egiten du aldebikotasuna euskadi eta estatuaren arteko ekonomi finantza harremanen ezaugarri legez alde biko itun politikoa da kontzertua hori ideia hori

euskadi eta estatu espainolaren arteko bizikidetzarako itun politikoa den ekonomia ituna ezin da onartu ekonomia ituna pribilegioa dela esatea foru lurralde euskaldunen araba bizkaia gipuzkoa eta nafarroaren berezitasuna da inork ez digu ezer eman

de autogobierno que podemos tener itunari esker gure zerga sistema propioa arautzen dugu geure zergak biltzen ditugu eta geuk ebazten dogu non eta zertan gastatu

bildutako dirua tresna hau modu egokian kudeatu dutenei esker gaur daukagu euskadin daukaguna gizarte babeserako

osasun eta hezkuntza sistema bikaina azpiegitura sarea administrazio publikoak egoera ekonomiko onean

etorkizunari begira beharrezkoa da kontzertu ekonomikoa gizarteratzeko esfortzua egitea

hori hedatzeko eta azaltzeko hiru maila ezberdinetan bata euskadin kezkagarria baita

hain garrantzitsuaren aurrean dagoen ezjakintasuna hain agerikoa izatea zuk maneiro jauna aipatzen izan dituzu hainbat

bi mila hamairuaren amaieran jaurlaritzaren prospekzio

zuen azterketa bat kontzertu ekonomikoari buruz

hainbat datu oso interesgarriak aipatzen dira baina pare bat

esandakoa ezjakintasun maila edo ezagutza maila ez dela

baina edozein kasutan ehuneko hirurogeita biak ezagutzen du baina gehiago aipatuko nuke ezagutzen dutenetatik garrantzi handia duela tresna honek

laurogeita seiak dioela euskadiko herritarren ehuneko laurogeita seiak garrantzi handia

eta euretariko ehuneko hirurogeita hamalauak uste du oso tresna mesedegarria dela gure herriarentzat euskadirentzat beraz zuk euskal legebiltzarkidea heinean kontutan izan gura baduzu euskadiko herritarrek zer

hemen daukazu beste estudio bat irakurtzeko benetan interesgarria dena hedatzeari buruz ez da nahikoa euskadin bakarrik egitea

erkidegotik kanpo informazioaren politika adeitsua eta adiskidetsua jarraitzea beharrezkoa da erasoei aurre egiteko eta nazioartean bereziki europar erakundeetan ere gure tresna hau

euzko abertzaleak legebiltzar taldetik kezka agertu nahi dugu ekonomia itunari behin eta berriro egiten zaizkion erasoengatik gure ustez

euskadiren eta estatuaren arteko adostasun historiko bati eraso egitea da gai honen inguruan sortzen diren eztabaidak gehienetan beti ez esateagatik

euskadirentzat amaitzeko talde proposatzaileari eskatuko

konponduko direla eta baietz animatzeko montorori esateko que no hay dos

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

de unos o de otros eskerrik asko damborenea jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

una evidente desigualdad guk berdintasuna defendatu nahi dugu zuzenketa honekin guk ez dugu nahi euskadik ordaintzea dagokion

ere ez guk ez dugu nahi pribilegiorik inorentzat ezta guretzat ere ez berdintasuna argitasuna eta gardentasuna

hori da gure zuzenketan dagoena eskerrik asko eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea señor damborenea

nire lehenengo interbentzioan esan dut euskal herriak burujabetza osoa eskuratzeko duen eskubidea aldarrikatzen dugu eta esan dugu

tresna guztiak aldarrikatzen ditugu beraz guk uste dugu bidea dagoela egiteko

eskerrik asko prieto jauna amaitzeko

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea maneiro jauna zuk eman dizkiguzu hiru arrazoi zuk esandakoaren arabera

anderea eztabaida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

berrogeita hamairu bai bat ez hogeita bat abstentzio onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda